egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua galdera

berritze prozesuari buruz iturrate jauna zurea da hitza presidente andrea lehendakari jauna

joan den ostiralean martxoak hogeita hamaika espainiako gobernuko ministroen kontseiluak lege dekretu berria onartu zuen honen bidez eusko jaurlaritzari aitortzen zaio ertzaintzako oinarrizko eskalako agenteentzako hautatze prozesuak deitzeko segurtasun batzordeak zehaztutako ertzain kopurua

halaxe baitago jasota gernikako estatutuan estatuak hainbat errekurtso aurkeztu ditu gero eta modu larriagoan eragiten ziotenak ertzaintzaren beharrezko berritze prozesuari beharrezkoa ertzain kopurua behin eta berrio urrituz kopuru hori ezinbestekoa da

eskerrik asko iturrate jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den beltrán de heredia andereak du hitza eskerrik asko

plangintza berreskuratzen ari gara eta zalantzarik gabe urte askotako lan jarraitua eskatuko du plangintza honek ertzaintzaren belaunaldi berrikuntza ondo egiteak eskerrik asko

enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina enpleguko eta gizarte politiketako sailburuak iragarri dituen diru sarrerak bermatzeko errentaren gaineko kontrol neurriei buruz kortajarena andrea zurea da hitza

enplegu eta gizarte politiketako sailburuak diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketa sistema hobetu eta kontrola handitzeko neurri berriak iragarri zituen lehengo astean

ertzaintza eta udaltzainekin koordinazio lanak eta gizarte segurantzarekin koordinazioan aritzeko asmoak iragarri zituen

eta orduan egun gobernua sostengatzen duten taldeen ezezko borobila jaso zutela onuradunak estimatzen zituztela ulertzen baitzen

alderdi popularrarekin lortutako aurrekontuen inguruko akordioaren eztitan neurri hauek efizientzia eta kontrolaren bandera bilakatzen ditu orain

sailburuaren iragarpenak ehuneko batera iristen ez den iruzurrean jartzen du sistemaren hobekuntza beharra konpartituz gaurkoan artolazabal andrea galdetu nahi genizuke iruzurra ehuneko batekoa izanik ze datu objektibo

iragarri dituen neurrien proportzionaltasuna justifikatzeko eskerrik asko kortajarena andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria artolazabal andrea zurea da hitza

lehendakari mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

aplikazioen aldekoak gu ere bagara baina tentu handiz aplikatu beharrekoak dira

esan zuen horrelako neurriak tentuz eta bermeekin ze aurretik estigmatizatuak dauden kolektiboetan aplikatzen direnean estigmatizazio horiek areagotu egiteko arriskua handitu egiten da ze artalazabal andrea

markan jartzen duzu zuk fokua inork seinalatuko ez bazenu bezala baino zuk iragarri dituzun neurri horiekin

eta ulertarazi duzu onuradun guztiak fidagarriak ez direla eta

eta nahikoa da basta ya de criminalizar basta ya

nora goaz proposatzen dituzun murrizketa eta horrelako egoerarekin

nora goaz jarraitu hemen adostu zen bide orria

eta utzi titularrak alde batera eskerrik asko kortajarena

amaitu da denbora gai zerrendako hirugarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

legebiltzar presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on hogeita hamabost barra bi mila zortzi dekretuak ikasleak euskal autonomi erkidegoko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozedura arautzen duenak

eskaerak aurkezteko epe komun bat ezarri behar dela eta prozeduraren elkarren segidako faseei dagozkien epeak finkatu bi mila hamaseiko abenduaren biko aginduak

bi mila hamazazpi bi mila hemezortzi ikasturterako haur lehen eta bigarren hezkuntzako publiko eta itunpeko ikastetxe pribatuetan hamazazpi hemezortzi ikasturterako ezarritakoren arabera eskariak eta ziurtagiriak urtarrilaren

ikasleak onartzeko prozedura tresna informatiko baten bitartez

hezkuntza sailak uneoro kontrolatzen duena aginduan ezarritako datetan eta data horietan bakarrik aplikazio informatikoa irekita egoten da ikastetxeek

eskatzaileek onarpen eskaerak sartu ahal izateko tresna informatiko horrek berak egiten ditu baremazioak eta eskaintzen ditu onartuen eta kanporatuen zerrendak

puntuazioak adieraziz ondorioz ezin da inolako onarpen eskaerarik egin

teknikoki ez da posible azaldutakoaz kanpoko beste edozein ekintza ez da onartua izango eskainitako ikas postuen adjudikazioan

eskerrik asko martinez jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

ezagun da onarpen prozesua hasi baino lehen eta kanpaina instituzionala alde batera utzita ikastetxe askok bai publikoak

beren ikaskuntza eredua curriculum espezializazio irakasleen prestakuntza

gainera ate irekien egunak antolatzen dituzte familiei beren hezkuntza proiektua aurkezteko hortaz aukera bat da ikastetxe bakoitzak

kontuan hartu eta aurrera eraman beharrekoa askatasun osoz horrela erabakitzen badu

salaketa bat jaso zen ikuskari nagusiaren aurrean elkartearen iritziz aurre inskripzio prozesu ez ofiziali buruz bi ikastetxeetan gertatutakoei hezkuntza ikuskaritzak bi kasu hauek ikertu eta gero ziurtatu ahal izan zen bere

ikastetxeek ezagutu nahi zituzten familien eskariei erantzuten ziela

ez zuela inolako balio ofizialik onarpen eskaerak aurkezteko datak hezkuntza sailak ikastetxe guztietarako finkatu zituenak izango zirelako

hezkuntza ikuskaritzak auzigaia aztertuta bi alderdik geratu behar diote argi ezin da matrikulaziorik egin aginduan finkatutako datetan ezarritako epeaz kanpo eta ikastetxe askok publikoek nahiz pribatuek

kaleratzen dituzte beren hezkuntza proiektua azaltzeko inolako baliorik

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako laugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza

andueza jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea señor consejero

ikusten dugu eskubide sozialetan urrats berri bat urrats honetan beste batzuetan bezala beti egon gara sozialistak bide hau ez da batere erraza izan aspalditik hasitako bidea baita

que está elaborando su departamento eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria arriola jauna zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui

dsbearen erreformari buruz alonso jauna zurea da hitza

de las administraciones vascas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna

eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina karrantzako minda auziari buruz

muchas subvenciones diru laguntza eskariak zuriz aurkeztu eta onartu ziren inkluso diru laguntza deialdia bera argitaratu baino arinago faktura faltsuak aurkeztu ziren epaiketan akusatuek beraiek zein epailean sententziak onartu duten bezala

erosi ez ziren materialengatik justifikazioak aurkeztu eta jaurlaritzak onartu zituen eta guzti honen buru ba eusko jaurlaritzako nekazaritza eta abeltzaintzako ikerkuntza zuzendari nagusia zen

dirua berreskuratzeko saiakeran eta erantzuleei erantzukizunak

fakturak faltsutu zituztela administrazio ezberdinen aurrean faktura batzuk bi aldiz aurkeztu zituztela administrazio ezberdinen aurrean

eskerrik asko lopez de arroyabe andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuok

egia da ez da lehenengo aldiz legebiltzar honetan gai honi buruzko ekimenak aurkezten direla ondo esan duzu zuk iraganean ere izan dira

baita ere agerraldiak sailburuen agerraldiak eta horien artetik bat nahiko nuke azpimarratu agerraldi horretan

asko eta asko esan zirelako jaurlaritzaren ikuspuntutik momentu horretan garapen ekonomikoa eta lehiakortasunerako

jaurlaritzaren ikuspuntutik eman beharreko azalpen guztiak eman zituen zein zen iritzia eta batez ere zein zen momentu hartan jaurlaritza egiten ari zena

berritzultzeko legealdi honetan ere izan dira beste ekimen batzuk izan dira galderak

interpelazio hau izan dira baita ere aurkeztu eta gero erretiratu egin diren

eta baita ere aurkeztu bai erregistroan sartu bai baina oraindik ere karteran daudenak hemen defendatzera ekarri ez direlako

gauzatu direnetan behintzat argi gelditu da gauza bat

zuk aipatu duzun epaia eman aurretikoak alegia badago bilboko

arloko epaitegiak emandako epaia duela egun batzuk martxoaren hogeita zortzian eman zuen epaia eta

epai horrek printzipioz egoera berri baten aurrean jartzen gaitu egia da epaia oraindik errekurrigarria dela oraindik ere epea dago errekurtsoa planteatu ahal izateko baina egia da baita ere nolabait edo beste iraganean esan beharreko eta eginbeharreko kontu guztiak

ez duzula batere gustuko epai hori zure testu idatzian argi eta garbi esaten duzu nik ondo ulertzen ez dudan bereizketa bat egiten duzu eduki kuantitatiboen eta kualitatiboen artean esaten duzu eduki kualitatiboak ezinbestekoak beharrezkoa direla kasu horretan eta

nik epaia ez dut baloratuko ez dut ez goralduko ezta txalotuko

ematea baina librea duzu eta askatasun osoz egin dezakezu zuk ere

horren kritika egia da epaia ez dela nolanahikoa hirurogeita hamabost folio ditu testu oso hertsi batekin idatziak argumentazioa bat egon daiteke berarekin baina ez da nolanahikoa

aztertzen dira alderdi diferenteak egindako alegazioak eta denak

arrazoitua eta motibatua ez denik nik ere egunean egunean asko ikusten ditut epaiak

gustuko ez ditudanak kritika librea da beraz alde horretatik gauza bat esango dizut bai horrelako konkurtsoei dagokionez

sarri egoten da ez honetan bakarrik ez da bakarra askotan izaten da sarri askotan

enpresak gero konkurtso bidean sartzen direlako eta administrazioen

konkurtso bat kulpablea dela defendatu eta argumentatu behar izateko eta egin ahal izateko behar den moduan enpresaren kudeaketaren

oso bat izan behar delako eta normalean administrazioak diru laguntzak ematen dituen administrazioak harreman bilateral bat izaten du enpresa batekin

ez du nahikoa ez da nahikoa izaten normalean kudeaketa osoa ezagutu ahal izateko eta kudeaketa osoaren inguruan baloratu ahal izateko benetan

besteak beste eusko jaurlaritzak pertsonatuta egon da hainbat prozedura

bi mila hamabian berrogeita zortzian izan zen bi mila hamairuan hirurogeita hamarean krisialdiak enpresa asko eta asko

fisikoki ezinezkoa izango litzateke hauetan prozedura merkantil guztietan jardun aktibo eta proaktibo bat izatea gainera guztietan kulpabilitatea

fisikoki ezinezkoa izango litzateke eta seguru aski krisi ekonomikoak eragindako enpresa asko eta asko jarriko genuke hor itzalpean eta sospetxapean beno lehen aipatu dizut agerraldi bat

urteko ekainaren hamaseian egindako agerraldi hartan orduan garapen ekonomiko eta

lehiakortasuna zen sailburuak

emandako urratsak emandako diru laguntzak eta itzuli gabe daudenak

daudenak horiek berreskuratzeko zer nolako jarduerak egin izan diren

eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe anderea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea señora

tenga por seguro que ahí seremos firmes eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera leire pinedo bustamante eh bildu taldeko
legebiltzarkideak lehendakariari egina kupoaren negoziazioetan legebiltzarrari legokiokeen eginkizunari buruz

kupoaren likidazioaren inguruko negoziazioa azkenaldian berpiztu egin da eta hamar urte luzeetako funtsezko desadostasunak konpontzen hasteko

espainiako gobernuak aurrekontuak aurrera ateratzeko

ppk jada ez duelako gehiengo absolutua jakin badakigu lehendakariak berak hemen esan zuelako gobernuen arteko lantaldea osatua dagoela

aztertzeko eta konponbideak proposatzeko lehendakariaren hitzetan se ha abierto la vía del diálogo bilateral baina errealitatea da kupoa berriz ere

erlazionatu egiten ari dela kupoa adosten saiatzeko gakoa eajk eta ppk estatuko aurrekontuak adosteko negoziazioan dagoela hau da beste behin ere alderdien arteko elkartrukean

ezkutuko negoziazioetan euskal herria bilduk behin baino gehiagotan azpimarratu du kupoa bezalako tamaina horrelako erronkei herri gisara erantzun behar zaiela

herritarren ordezkari den moduan paper aktiboa izatea mahai gaineratzen dugu hitz batean berme izatea

eskerrik asko pinedo andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

andrea ni ez naiz sartuko negoziazioaren arrazoietan

nituen harremanean ere beti planteatu egin dut kupoaren kitapenari buruzko negoziazioa eta beti planteatu egin dut baita kupoaren lege berriaren negoziazioaren beharrizana baita itun ekonomikoaren beste ahalmen batzuk ere jorratu egin ahal izanarena baina galderari erantzunez nik esango nizuke bai legebiltzarrak zeregin aktibo bat izan egin behar duela kontzertuaren eta kupoaren defentsan eta horrela adostu genuen erakunde ezberdinetako ordezkariok

eginez eta honako hau eskatu genuen eta gaur berretsi egiten dut

adostasunari eta itunari eutsi diezaioten bereziki eragile instituzional eta politikoei kontu hau bidezko den alderdi arteko

hauteskundeen lehiatik bazter dezaten hori esaten genuen

también en las cortes eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna pinedo andrea zurea da hitza

legebiltzar honek ez daki ez nola ez noiz ez zergatik

erkoreka jaunak negoziazio modu hauek ahulak dira ahulak dira oso ahulak dira de facto menpeko bihurtzen gaituztelako estatuaren aldi aldirako nahi eta beharren menpeko are gehiago

eta erabat ilunak dira lehendakari jauna merezi duen gardentasunetik eta eztabaida politiko eta publikotik oso oso urrun daude eta zentzu horretan kupoaren likidazioa mila seiehun eta berrogeita hamar milioiko desadostasuna konponbidean dagoela legebiltzar honek

ezagutzea ez da bidezkoa negoziazio modu hauek aldatu behar dira herri honen ordezkari den legebiltzarrak

funtsezkoa da horrek gure herriaren defentsa indartuko duelako

eta prozesuari zilegitasuna eta bermea emango diolako horregatik euskal herria bilduk eskatzen dizu legebiltzarraren bermea

euskal herria bilduk eskatuko du legebiltzarra eragile aktiboa izatea eskerrik asko

legebiltzarburu andrea pinedo andrea gernikako estatutuak eta kontzertuaren legeak agintzen duten bezala bi gobernuei dagokigu negoziazioan aurrera egitea

euskal herria bildurentzat agian jaurlaritzaren kide ez izatea bere kasuan eh bilduri tokatuko litzaioke

estatutuaren arabera eta kontzertuaren legearen arabera gobernuei dagokigu negoziazioa egitea eta gure ardura da akordio batetara iristea eta ondoren kupoaren komisioen akordio hori sinatzeko hau da gure ardura eta baita ere gure konpromisoa

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaurlaritzaren aurrekontuak onartzeko pprekin sinatutako akordioari buruz casanova jauna

zurea da hitza egintzat joko nuke galdera lehendakari jauna zurea da hitza erantzuteko

galdera eta nik erantzuten diot casanova jaunari bai hogeita bederatzi milioi euroko zuzenketa partzialetatik

asko dago zer dago aurrekontu osoa dago guztira

akordioa dago eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna casanova jauna zurea da hitza

alderdi popularra baztertuta dago eta beraiek horren kontzienteak

iker mesedez casanova jauna alderdi popularrekin ezin zara sartu galdera egin ez ez ez

eta partidu popularraren politika aurrekontu hauek baldintzatuko dituenaz aritzen ari naiz

jarraitzeko nik esango dizut bai mesedez galderan zentratu zentratu galderan mesedez galdera zentratuta dago galderan zentratu partidu popularra eta pnvren arteko akordio batetaz galdera da jaurlaritzak aurrekontuak pprekin sinatutako akordioari buruz ez alderdi popularrari buruz akordioa baino akordio horrek ez akordioari

akordioari buruz molestatzen bazaizue pprekin adostea ez ez adostu pprekin baina ez moztu eta iker

casanova jauna mesedez akordioari buruz galderak dio akordioari buruz

mesedez galdera guztietan interbentzio guztietan testuinguruaz hitz egiteko zentratu mesedez galderan

alderdi popularra baztertuta dago eta ondo baztertuta gure ustez

dagokion tokia murrizketengatik ustelkeriagatik kudeaketa eskasagatik eliteen menpe aritzeagatik autogobernua

ahaleginak oztopatzeagatik dagokion tokian dago

toki horretan jarraitu beharko luke kezkatuta ikusten dugu zuen akordioa kezkatuta ikuspuntu ekonomiko eta politikotik ikusten dugu

akordio ekonomikoak eskuin muturrean kokatuta dagoen alderdi batekin kezkatuta ikusten dugu ezinbestekoa den erreforma fiskalari begira

kolokan egon daiteke zuen akordioengatik eta kezkatuta ikusten ditugu gainera marotismo lepenismo egindako hainbat keinu hainbat keinu zuen gobernuaren partetik ezin da bereiztu akordio hau madrilen egiten ari zareten negoziaziotik pp eta ciudadanosekin pp

estatu espainoleko aurrekontuak aprobatzeko esango diguzue horrela euskal agenda defendatzen duzuela baina orain arte ezagutzen dugunaren arabera

agenda negoziatzen ari zarete argi ondorioztatzen ari garen gauza bakarra da

handiko trenaren inguruan akordioak egon daitezkeela baina hori da txikira jolastea txikira jokatzea menpekotasunetik ez da lortzen

estrategia horrek lorpenak izan dituela eta gogoratu nahi dut aznarrekin egin zenituzten akordioak denak poz pozik lorpenak euskal herriarentzat gero lagundu zenuten horrelako

sortzen eta gero gerokoak eta gero zentralismoaren gorakaldia eta gero autogobernuaren mutilazioa

babesa emateagatik ez jolastu txikira ez bilatu akordioak madrilen horrek ainguratzen du herri hau menpekotasunean benetan aldebikotasuna nahi badugu benetan aintzat hartuak izan nahi badugu benetan herri honen errekonozimendua eta eskubideen bermea eta blindajea nahi badugu estatura hitz egin behar dugu orain pprekin txikira jolastea suposatzen du orain lortzen den guztia zerbait lortzen bada gero galtzea gehiengo osoa daukatenean

historikoki beti gertatu dena beraz ez jokatu akordio txikietan ez jolastu negoziazio merkatuko negoziazioetara saiatu

eta bilatu horretarako bide horretan jarduteko prest daudenekin eta ez herri hau ukatzen dutenekin herri honen eskubide sozialak ukatzen dituztenekin
eta herri honen izaera nazionala eta eskubide nazionala zapaltzen dituenarekin eskerrik asko casanova jauna lehendakari jauna zurea da hitza

casanova jauna zenbat urte daramazue handira jokatzen eta zer lortu duzue

gobernuan egoteko aukera izango bazenute eta alderdi popularrarekin negoziatzeko aukerarik izango bazenute ikustekoak

genituzke ziur naiz baina esan bezala

asko da bai asko da eta asko da aurrekontu osoa dagoelako ez bakarrik hogeita bederatzi milioi aurrekontu osoa eta aitortu egiten dut guztira hamaika mila berrogeita hemeretzi

eta akordio honi esker euskadik laugarren urtez aurrekontua izango du egonkortasuna ziurtatzen dugu zerbitzu publikoak bermatu osasuna hezkuntza eta babes soziala lehenetsiz

ekonomia suspertzeko programak martxan jartzen ditugu inbertsioak berrikuntza edo nazioartekotzerako laguntzak bideratu enplegu planak sustatu eta abar luze bat hori da txikira jokatzea eusko jaurlaritzak lehen egunetik onartu du elkarrizketa eta akordioa ezinbestekoak direla

eta aurrekontua da hartu beharreko erabaki garrantzitsu bat

errealismoa eta ardura casanova jauna eskatu aurrekontua onartzeko bidean gaude

gure nahia da akordioak zabaltzea gure atea alderdi guztientzako irekita dago baita eh bildurentzako ere aurreko legealdian

eta oraingo honetan zergatik ez casanova jauna zergatik ez eta nik parte hartu nuen lehenengo hizketaldian eh bilduren ordezkaritzarekin

bai alonso jauna mire señora presidenta

casanova jauna bale bukatu da zure turnoa eduki duzu

casanova jauna ez daukazu hitza nahikoa da ez daukazu hitza ez daukazu hitza gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina administrazio publikoan dugun bitartekotasun eta behin behinekotasun tasa

egun on denoi egia esan erkoreka jauna oso kezkatuak gaude eta denbora

areagotzen ari zaigu lehenik ikusten ari gara elkarrizketa eta negoziazioa gobernuaren hiztegitik desagertzen ari dela

elkarrizketa eta negoziazioa desagertzen ari da zuen hiztegitik desagertzen ari da legegintzaldi hasieran funtzio publikotik iragarri zuen gobernu honek

bide emanez baina orain berriz aurreko astean madrilen negoziazio orokorreko administrazio publikoetako bilkura izan ostean gobernu honen funtzio publikoko arduradunak adierazi zuen

ez zuela asmorik mahai orokorra deitzeko momentuz behintzat eta hala ez bada zuzenduko dit erkoreka jaunak bigarrenik irailean europatik etorritako sententziaren aurrean gobernu honek ekimena hartu beharrean nahiago izan duela

geratzea sententziaren sustraian dagoen enplegu publikoko kontratuen ereduaren inguruan hausnarketa ireki eta kontratu ereduak aldatzeari ekin beharrean eta hirugarrenik jaurlaritza honentzat autogobernua

sinonimoa dela alegia orain arte

errege dekretuak erabili ditu arrazoitzat gure autogobernua ez garatzeko jaurlaritza bera izan denean bere konpetentziak

dituenak ondorioz administrazio publikoan jardunaldi osoko kontratuak murriztuz eta partzialak areagotuz lanpostuei lotu gabeko

bitartekotasuna eta behin behinekotasuna areagotuz gogoratu bataz bestekoa zein daukagun administrazioan ehuneko hogeita hamara eta

iristen denean heriotzagatik ezgaitasun iraunkorragatik eta jubilazioagatik ematen diren bajak ez dira bere osotasunean

teorian behintzat madrilek ezarritako mugak arrazoituta

kristalezko zoru hori edo deitu nahi duzuen bezala desagertu da aldatu da markoa

eta justu orain berriro ere burujabetza eta autogobernua erabiltzen hasi zarete ekimena ezartzeko edo behintzat kanpotik hala dirudi eta berriro hasi zarete autogobernua eta burujabetza erabiltzen

izurrite bilakatu diren bitartekotasuna eta behin behinekotasunari aurre ez egiteko badakigu eta bat gatoz zuekin madrileko errealitatea espainiar estatuko errealitatea ez dela gure errealitatea

markoa defendatuko duguna baina datu objektibo bat da

aurkitzen garela eta joko zelai horrek aukera gehiago ematen digula edo eman beharko ligukeela

garatzeko gure konpetentzian garatzeko

hemen lehentasuna guretzat izan beharko litzatekeela madrilera begira egon beharrean

sakontzen joan eta burujabetzan bidea egitea

aro berri horri atea irekitzeko benetan sinesten baldin bazenuten legegintzaldi hasieran bota zenuten

irekitzearena iruditzen zaigu gobernu honek ekimena hartu beharko lukeela elkarrizketari bidea ireki beharko

abian jarri beharko lukeela enplegu plan eraginkorra diseinatuz eta batez ere bitartekotasun eta behin behinekotasunari

eta gaur ez ditut berriro datuak botako ze zuek

diren datuak ze datu ditugun

bere osotasunean bitartekotasunean eta behin behinekotasunean eta egia esan ez dakigu zer pentsatu edo aurreko astean jaularitzak izandako jokabidea egindako adierazpenak beste norabide batetan doazen

egindako adierazpenak izandako jokabidea kokatzen den

estrategian hau da ez dakigu zertara jokatzen ari den gobernua eta

engainatzeko eta hemen bitartean ekimena hartu gabe egotea

norekin negoziatzen duen hori zuek ikusiko duzue baina guretzat lehentasuna da hemen ekimena hartzea eta daukagun erronkei ditugun arazoei

talde giza oposiziotik bai gonbidatu nahi zaituztegu bai animatu nahi zaituztegu madrilen gertatzen dena

administrazio publikoaren patronala zareten aldetik jaurlaritzaren ordezkari nagusi zareten aldetik

langileen zerbitzura jartzea hori da eskatu nahi dizueguna eta horretarako ekimena hartzea

sistema publikoa blindatzeko eta herritarren eskubide sozial eta laboralak bermatzeko

gure ustez lehentasunak hezkuntza eta osakidetza dira zalantzarik gabe eta horrek urgentziaz eskatzen du

behin behinekotasunari eta bitartekotasunari mugak jartzeko stop esateko eta benetan aurre egiteko

genizuke argituko bazenigu zein egitasmo duen

administrazioan dugun bitartekotasuna eta behin behinekotasun tasa altua murrizteko eskerrik asko eskerrik asko ubera

andrea apustu bat irabaztea lortu duzu nik irabaztea bagenekien gure artean hizketan egon gara

oso kezkatuta gaude zure ohiko esaldia delako eta

eta ahaleginak eta bi egiten ditugu zure kezkak lasaitzeko baina

larrituago jarraitzen duzunez ba nik apustua gaur gaurkoz behintzat irabazi dut eta eskerrak horregatik gauza asko esan dituzu zure

eta gauza asko esan dituzu ez denak fundamentu berdinarekin eta

ezberdinak izan dira sarri askotan bereizi beharreko gauzak lotu egin dituzu eta

horrek nahasmendua sortu dezake eta sortuko dut baita ere baina nik ez ditu orain zuk aipatutako guztiak erantzungo ez bainuke denbora fisiko eta materialik ere izango

esaldi batekin egiten delako baina gero salaketari erantzuteko eta argumentazioa emateko denbora gehiago behar delako nik zure interpelazioaren

ondo ulertu badut zure tesia zera da jaurlaritzak estatuko oinarrizko

aitzakiaz baliatu izan dela bere funtzio publikoan

behin behinekotasuna eta bitartekotasuna areagotzeko eta orain joan den astean edo hilaren martxoaren hogeita bederatzian administrazio zentralak estatuko administrazioak bertako sindikatuekin sinatu duen hitzarmenaren ondorioz panorama guztia goitik eta behera aldatu denez

eta ez dituela aprobetxatu nahi goitik eta behera aldatu den planteamendu horrek eskaintzen dituen aukerak markoa erabat aldatu da

eta zure planteamendua da marko aldaketa hori edo beste joku zelai baten aurrean egotearen arrazoia edo jatorria hain zuzen ere ba montorok joan den astean sindikatuekin hitzartutako

eta zuk planteatzen duzunari erantzun baino lehenago nik hiru galdera planteatuko nituzke zure berbaldiaren haritik

madrilgo oinarrizko legediaren eragina lekuan lekuko funtzio publikoa antolatzeko orduan aitzakia al da ala ezinbesteko baldintza al da lehenbiziko galdera zuk aitzakitzat ematen dozu

jaurlaritza hau bat al dator madrileko oinarrizko legediak bultzatzen dituen eta ezartzen dituen planteamendu eta irizpide nagusiekin

eta hirugarrena martxoaren hogeita bederatziko hitzarmen hori montorok bere sindikatuekin sinatu duen marko hori

nik neure zalantzak dauzkat baina galdera gisa nahiko nuke hemen planteatu benetan zure argudioaren funtsetako bat delako bueno joan gaitezen beraz galdera hauei erantzuten lehenbizikoa

madrilgo edo estatuko oinarrizko legediaren eragina erkidegoan erkidegoko funtzio publikoaren antolakuntza aurrera eramateari dagokionez

ezinbesteko baldintza baino eta bereziki erreposizio tasen kasuan

ezinbesteko baldintza argi eta nabarmena erreposizio tasak mila bederatziehun eta laurogeita zazpigarrena urtean ezarri zuren lehenengoz baina azken

bereziki zorrotzak izan dira oinarrizko legedian estatuko oinarrizko legedian hain zorrotzak izan dira

urtean urtean erreposizio tasa hori ehuneko zerokoa izan da

zorrotza eta estua izan dan ezta eta horrek administrazio guzti guztietan izan du eragina estatuko administrazio guztietan izan du eragina eta baita ere logikoa denez eusko jaurlaritzan

ezinbestekoa da erreposizio tasa mugatuta murriztuta

horren ondorio ezinbestekoa da administrazioetan behin behinekotasuna areagotzea

batek bestea dakar nahita ez eta horrela egin du estatuko administrazio guztietan

behin behinekotasun tasa jasoa da egia da nik ez dakit

jaurlaritzaren interinitate edo behin behinekotasun tasari dagokionez azken

esan izan duzu eta idatzirik jarri duzu gainera osasun arloan hogeita hamaseikoa dela

hain nabarmen aldatu daitekeen baina ikusten dut zifra ezberdinak erabiltzen dituzula ez beti funts oinarrituarekin interesa eduki dot orain gorengoko zifrara jo duzun berrogeigarrena zifra horretara baina beste adibide batzuk jarriko dizkizut

egia da jaurlaritzan behin behinekotasuna erreposizio tasen eraginaren ondorioz

adibide bat donostiako udala bost urteetan

behin behinekotasuna ehuneko zortzian igoa da ehuneko zortzian bi mila hamabigarrena urtean ehuneko hogeita hirukoa zen

urtean ehuneko hogeita hamaikakoa da hori da eh bildu

seguruenik ez erreposizio tasak zuretzat hemen aitzakiak diren arrazoi batzuk onartu beharra izan dutelako gipuzkoako foru aldundia behin behinekotasuna ehuneko hogeita hamarekoa

bonbero lanpostu bat bakarrik bete zuten gehiago bat bakarrik eta urtean jubilatzen dira berrogeitik

zergatik bertako gobernariak hori nahi izan dutelako ez erreposizio tasa aitzakia ez delako han ere

jaurlaritza bat al dagon madriletik datozen planteamendu horiekin eta erreposizio tasarekin bereziki ez eta nik hainbat aldiz salatu izan dut planteamendu hori ez da orain autogobernuaren edo

nik hainbat aldiz gobernu honetatik agertu dira horren kontrako planteamendu eta irizpide horien kontrako iritziak hainbat aldiz eta euzko

aurten duela astebete batzuk oraindik senatari batek dolores etxano senatariak galdetu zion montorori ea erreposizio tasekin jarraitzeko asmoa daukan eta esan zigun baietz

beraz gure jarrera argi dago gure planteamendua horren kontrako planteamendua argi dago eta ukaezina delakoan

bigarrena txalotu egin behar al da martxoaren hogeita bederatziko akordioa zure ustez

nire ustez ez erreposizio tasekin jarraitzen duelako egia da erreposizio tasak ehuneko ehunean jartzen dituela baina gure asmoa gure helburua gure pretentsioa da

behin eta betiko estatuak gehiago etorkizunean erreposizio tasarik gehiago ez ezartzea

beste kontu bat da akordio horrek bere esparruan posible egiten dituen aukerak aprobetxatuko ditugun edo ez behin behinekotasunari amaiera emateko klaro klaro baietz aprobetxatuko ditugu denak azken zirrikitu arte baina

akordio hori oraindik lege bihurtu behar da eta lege bihurtuko da baldin eta bihurtzen baldin bada

aprobatzen ez baldin bada honek ez du batere balio juridikorik beraz lehenik eta behin nahita ez itxaron behar dugu legea aprobatzen den ala ez

legea aprobatzen ez den bitartean eta oraindik arau juridiko binkulantea ez den bitartean ba ez dauka zentzu gehiegirik oraindik ere hori konfirmatu gabe dagoelako

ez zalantzarik egin eskerrik asko erkoreka jauna ubera andrea zurea da hitza

kentzen baina zaila ikusten dut erkoreka jauna zuek dudan kezka hori

ikusita ikusita ez duela inolako gaitasunik ditugun arazoak eta ditugun erronkei behar bezala erantzuteko poztuko naiz egunen baten

kentzea baina zaila ikusten dut zuek lideratuko duzuen gobernu batek hori egingo duenik gai oso serioaren aurrean gaude zinismoarekin jokatzeko saiatu zara ridikulizatzen saiatu zara beno zifren dantza mahai gainean jartzen saiatu zara gure hitzak

eta guzti hori egin duzu erantzunik ez emateko eta agerian uzteko ez duzuela ekimenik hartuko eta ez zaretela ari ezer egiten eta are gutxiago langileekin elkarrizketan eta negoziazio abiatzen

bale eta gertatuko da gertatuko dena baina horrek ez du kentzen hemen ekimena hartzea eta hemen egin behar dena egitea zuen erantzukizuna dena egitea

eta zoritxarrez inpresioa daukaguna da aitzakiak aitzakien kateen harrapatuta

faltagatik eta egia esan ez dugu ulertzen benetan horren atzean zer dagoen ez duzuelako sistema

langileekin ordezkarien sindikalekin herri honekin batera eta enpleguaren suntsiketaren bidez

bestelako eredu batetarako trantsizioa egiten ari zaretelako hori da

laboraletan edota burujabetzan sakontzeko beldurra duzuelako zeren horrek eskatzen duelako mahai batean bueltan guztiok batera jartzea

bilatzea noski langile klasearekin ere ez dakigu ez dakigu agian ekibokatuak gaude baina beno azalduko diguzu

zer gertatzen ari den eta ez duzu ukatuko

noski dena zuk esan duzun bezala legearen segurtasun

argudioak erabilita dena segurtasun juridikoarekin oso ondo lotu behar zela eta hor kokatzen zenituzten zailtasunak eta horregatik

lan eskaintza publikoak zabalagoak egin horregatik ezin ziren hainbat kontu bideratu

horretan tarte handiagoa daukagu eta ez naiz ni izango montoro txalotuko duena baina datu objektibo bat da joko arauak aldatu direla eta hor zerbait gehiago egin daiteke beno arautuko dira aurrekontuak onartzen direnean

has daitezke eta gainera gobernuak sinatu du espainiako sindikatuekin eta hori hori noski aurrekontuen

baina tira lanean has zaitezkete beti ez gara ba madrilen zain egongo ez egunen batean gobernu honek ekimena hartu beharko du dituen ardurak bete ahal izateko

beste aitzakia bat ere begira aurreko aurrekontuak aurkeztera etorri zinetenean ere aipatu zenidan administrazio

bitartekotasunaz aritu ginenean administrazio publiko guztian ez zela behin behinekotasuna hain handia eta zenuen argudio bezala administrazio orokorra eta orain justu

aldatu dituenean administrazio orokorra ere erabiltzen duzue hezkuntzan osakidetzan eta

ez hartzeko baina ikusten ari gara bitartean estatu mailan ustez teorian espainiako legediaren menpean

dauden erkidegoak hainbat neurri hartzen ari dira behin behinekotasunean eta bitartekotasunari aurre egiteko orduan ez dugu ulertzen hemen zergatik ez

zure sailburuordeak aipatu zuen bezala burujabetzan sakondu nahi duzuelako autoantolakuntzan sakondu

ez delako nahikoa ba beno sakondu sakondu eskerrik asko ubera andrea amaitu zaizu denbora mesedez amaitu zaizu denbora

eskerrik asko legebiltzarburu andrea ubera andrea ez dago amaren semerik benetan zure kezka kronikoa lasaituko duenik benetan ia ikusi dugu errotuta barneratuta daukazula erabat

harritu egiten nau benetan nik emandako arrazoiak eman eta gero azaltzeko zure aitzakiaren kontzeptualizazio horrek ez daukala batere funtsik besteak beste besteak beste eh bildu gobernatzen egon den lekuetan

behera zorrotz eta zintzoki arau horiek guztiak bete egin dituelako oraindik ere zure

konprometituta ez gaudelako onartu ditugula

madriletik datozen oinarrizko arau guztiak funtzio publikoari dagokionez nik esan dizut zifrekin erakutsi dizut gainera

udalean gauza berdin berdina gertatu dela eta ez euzko alderdi jeltzalea gobernuan egon den bitartean baizik eta garitano eta

horiek ere planteamendu berdinarekin horiek ere inkopetenteak inkapazak dira interesik ez daukatenak dira eta zuk hemen erabili dituzun kalifikatibo guztiak aplikatzen zaizkie horiei ere benetan

eta klaro erreposizio tasak hortxe daude administrazio guztietan izan behar dira nahitaez aplikagarriak eta datuak emango dizkizut gehiago nahi baduzu foru aldundian behin behinekotasun tasa igo

erreposizio tasa ehuneko zerokoa izan zelako hain zuzen ere modu orokorrean

urtean lanpostuak deitu ziren operik zero

operik zero bi mila hamairuan berdin lan poltsak zero ope

bai ope bat egin zen suhiltzaileekin eta ogasun teknikariekin baina barne promozioan barne promozioak ez dauka konputorik funtzionarioak dira

eta tinkoak diren funtzionarioak kanpotik ez dator inor behin behinekotasunak

eta fijotu egin zen bonbero bat un bombero hori da garitanoren lorpen handia estatuko oinarriko legediari

egin behar duzue zuek hemen ni oposizioan nagoelako gu gobernatzen gauden lekuetan egiten ez duguna

hemen eta bestela autogobernuaren kontrakoak zarete madrilekiko menpekotasunean ari zarete

gure antolakuntzarekin gure burujabetzarekin eta abar orain eh bildu gauza berdina egiten duenean euren gobernatzen duten lekuetan orduan ez segun zeinek zer egiten duen orduan

kuriosoa gero harritu egiten nau benetan zer nolako miresmenarekin hartzen duzun montororen azken ekimena ez nuen inoiz

akordio bat bertako sindikatuekin esan behar por cierto zuk txalotzen duzun akordio hori elak ez zuela sinatu

zuk txalotu egiten duzu baina hemengo sindikatuek ez zuten aintzakotzat hartu horrek zabaltzen duen posibilitatea

denak osasun arloan inolako zalantzarik gabe

funtzio publikoa finkotzeko inolako zalantzarik gabe hezkuntza arloan beste horrenbeste ez inolako zalantzarik izan administrazio orokorrean baita ere posibilitate guztiak erabiliko ditugu behin behinekotasunarekin amaitzeko eta ez duzu hemen salatu beharrik ez daukagu

sektore publikoaren aldeko konprometitua naiz zure beste bezala gutxiago ez gehiago ez dut esango baina gutxiago ez ez zalantzarik izan

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamargarren puntua honako interpelazio hauek batera eztabaidatu dira

ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina europako espalazio bidezko neutroien iturriaren espainiako egoitza eraiki hornitu eta ustiatzeko estatuaren administrazio orokorraren eta euskal autonomia erkidegoaren arteko lankidetza hitzarmenari buruz interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina eusko jaurlaritzak

dituen asmoen gainean becerra carollo jauna zurea da hitza mila esker

atxikitako eta bilbon kokatua dagoen zentro honek bi helburu horiei egoki erantzun behar die proiektua ongi garatu dadin

honela bada funtsezko helburu horien inguruan lehen urteetan jasotako emaitzak ez ziren izan esperotakoak eta ondorioz bi mila hamairu eta bi mila hamalau

eta berregituraketa landu eta adostu genuen epe horretan bi administrazioek

proiektua bultzatzea eta indartzea adostu zuten bi ataletan banatu zen zuzendaritza

eta teknologikoa bestea honen helburua lehen aipatu ditudan partzuergoren oinarrizko helburuak

jarraian espainia eric essra atxikitzeko prozesuak dituen xehetasun ezaugarriak hartuko ditut hizpide

nagusiki bere egitura indartzeari eta ess lunden helburuak betetzeko hornidurari lotuak egon dira beranduago essrik eratzeak inflexio puntu ezarri zuen proiektu europarrean eta dimentsio berri bat ekarri zion ess bilbaok ess proiektura elkartutako gainerako zentroekin

lankidetza honek europako batasuneko kide den estatu bat

eta beraz espainiako estatuari dagokio esklusiboki partzuergo horretara atxikitzea

gobernu honek etengabe eskatu du eta lanean aritu da adostutako bete zedin

ess bilbaorekiko konpromiso horri eutsi dio bai

ehuneko bostera egokitu ondoren eta baita bi mila hamabosteko ekainaren hamabiko kontseilu errektorearen bidez

honela administrazio honek behin eta berriz eskatu dio estatuko administrazio orokorrari

eskerrik asko uriarte andrea becerra jauna zurea da hitza

bere osotasunean kezkatzen gaitu hau lotuta baitago bazkide sortzaile gisa espainiaren

eta proiektu horretara egin beharreko ekarpenekin bestetik proiektuaren bigarren helburu nagusia izan da eta da ess bilbao eta gure unibertsitateetako ikertzaileen arteko harremana sustatzea bereziki euskal unibertsitate publikoekin

taldeetako edozeinek pertsona eta baliabide kopuru txikiagoarekin produkzio zientifiko zabalagoa du eta datu hauek guztiak

gainera ondorengo hau ere gehitu beharra daukat bi mila hamabostean

zientzia teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko eragile akreditazioa eskatu zuen

eskaera hori bi mila hamaseian ebatzi zuen ebaluazio batzordeak eta aurkakoa izan zen izan ere aurkeztutako dokumentazioak ez zuen nahikotasunez frogatzen

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako hamaikagarren

eta azpiegituretako sailburuari egina landaberrik ateratako txostenei buruz lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz anderea erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

sailburu eta legebiltzarkideok egun on lópez de ocariz anderea ez da irizpidea jaurlaritzarena

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua

eta gizarte politiketako sailburuari egina diru sarrerak bermatzeko errenta izapidetzeko irizpideak argitaratzeko lanbide euskal enplegu zerbitzuaren konpromisoari buruz guanche anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok gaurkoan tribuna honetara natorkizue bueltan eta beste behin diru sarrerak bermatzeko errentari buruz berba egitera

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on berriro yo tenía previsto iniciar mi intervención

bueno señora artolazabal

eskerrik asko guanche anderea artolazabal anderea zurea da hitza

hezkuntzako sailburuari egina lgtbi pertsonen hezkuntza arloko eskubideei buruz arana andrea zurea da hitza

presidente andrea arana andrea lehenik eta behin gai honen inguruan nabarmendu nahi nuke hezkuntza sailak jarrera proaktiboa daukala eskola inklusiboaren eremuan

hain zuzen ere horixe da sailaren lan ildo estrategikoetako bat hezkuntza sistemak aniztasun afektibo sexualaren inguruan burutzen edo bultzatzen dituen ekintza guztiak

hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida planaren baitan ekintza horiek beharrezko jotzen ditugu aniztasunarekiko errespetua ziurtatzeko eta diskriminazioa bazterketa sozial edo genero indarkeria mota ororen

hamalau barra bi mila hamabi legeak genero eta arrazoiengatiko diskriminazioen aurkako eta pertsona transexualen eskubideak aitortzen dituen legeak eskatzen

una vulneración de sus derechos eskerrik asko eskerrik asko arana andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

nire lehen txandan azaldu dudan bezala zure galdera dokumentazioa hitza erabiltzen duzuenean pentsatzekoa da konpetentzia bakoitzeko ebaluazio diagnostikoa osatzen duten testuinguru galdetegiez edo ari zarela zehazki

zure galderan aipatzen den erakoa eskaera hori aztertu eta behar bezala ematen zitzaion erantzuna gainera emandako erantzunean aukera eskaini zuen ikastetxera joan eta lekuan bertan ikusteko ordenagailu batean galdetegia nola zegoen osatua

mesedez arana andrea mesedez zure txanda bukatu da galdera

hezkuntzako sailburuari egina eskola bizikidetzarako plan estrategikoari buruz de bengoechea andrea zurea da hitza

euskadin egindako azterketa ikerketa eta hezkuntza praktikek zer azpimarratzen dute beharrezkoa dela elkarbizitza lantzea prebentzioaren bitartez eta baita irakasle zein ikastetxeetako zuzendaritza taldeen lanean oinarrituta ere

en el próximo plan eskerrik asko uriarte andrea bengoechea andrea zurea da hitza

euskadin burutu diren zenbait azterketa hezkuntza praktikak elkarbizitza prebentzioaren bidez eta irakasleen lan proaktiboaren bidez jorratu beharra azpimarratzen dute

orain arte egindako ibilbide luzeak erakutsi digunez prebentzioa landu eta diagnosi bat egin

gutxitze aldera hori da gure helburua eta horren alde ari gara lanean eta guk eskaintzen dugu egiten dugun lana

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

egun on guztioi bakartxo tejeria egun on egun on compañeros compañeras parlamentarias sailburuok

uria jauna eguerdi on guztioi eusko jaurlaritzak interes handia dauka enkarterrin osasun espezialitate zentro berri bat eraikitzeko arrazoi ezberdinengatik proiektua ezin izan da aurrera eraman orain arte baina argi utzi nahi dut gobernuak ez duela inoiz alde batera utzi zallan osasun eta espezialitate

aukera orain osasun eta espezialitate zentro berria egiteko garaia heldu da legealdi berri honetan eraikitzeko konpromisoa hartu dugu eta gure hitza bete egingo dugu señor uria llama la atención

darpón jauna uria jauna zurea da hitza

denbora amaitu zaizu denbora amaitu zaizu uria jauna mesedez

gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

zupiria jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina larrialdiei aurre egiteko sos deiakminus ehun eta hamabi zerbitzuari buruz llanos anderea zurea da hitza

segurtasun batzordean adostutako efektibo polizialen handitzeko akordioari buruz arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

bidali nahi diet manu cavacas eta fina lizeranzuri heriotzaren bosgarren urteurren honetan bihotz bihotzez beltrán de heredia andrea martxoaren hogeita bian batzartu zinen

bilera egia da ez zen izan segurtasun batzordearen baitan baizik eta batzordearen kanpoko

gaur nola bait indarrean edo azpimarratu nahi duzuena edonola ere hitz egin zenuten hemengo segurtasun beharren inguruan errekurtso polizialei buruz hitz egin zenuten giza baliabideei buruz hitz egin zenuten eta gainera horren ondorioz oso pozik agertu zinen nolabait ertzaintzaren efektiboen kopurua handitu ahal izango zenuelako haritik galdera bat egin nahi dizut bi adarrak dituena nolabait lehenik eta behin jakin nahiko nuke espainiako barne ministerioak adierazi duen moduan ea erabaki hauek hartzen diren estatuko segurtasun indarren plantilak handitzeko nolabaiteko planteamendu orokor

hiru probintzia hauetan gorakada bat emango den

beste atal batean ertzaintzari buruzko erabaki horretaz ere galdetu nahi dizut lehen tentuz entzun dizut gaurko lehenengo galderaren zure erantzun horretan

ontzat hartzen zenuelako zortzi mila efektibo muga horretara igo ahal

beltrán de heredia andrea zurea da hitza eskerrik asko

jauna barne arazoetako ministroarekin

jaunarekin martxoaren hogeita bian madrilen elkartu nintzen

aldarrikatu nuen segurtasun batzordeari bultzada politiko berria eman beharra eta ministroarengandik horretarako borondatea jaso nuen aztergaien zerrenda landu eta uda baino lehen segurtasun batzordearen bilera egiteko konpromisoa baina hogeita bost eta hogeita seigarrena promozioei jarritako

aurretiko eskakizuna zen ez zen segurtasun batzordearen erabakia izan ministroen kontseiluak hartutako erabakiak baizik

ez dago segurtasun batzordearen erabaki berririk besteak beste uda baino lehen egiteko konpromisoa

bilera data zehaztu baino lehen gai zerrenda lantzen ari garelako eskerrik asko beltrán de heredia andrea arzuaga jauna zurea da hitza

beltrán de heredia andrea zurea da hitza eskerrik asko